egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eseri bakoitza zuen lekuetan gai zerrendako lehenengo puntua galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

buruz iturrate jauna zurea da hitza egun on presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok
sailburu anderea egun on joan den urtarrilaren hogeita zortzian

eta lanpostuak aldatu ziren zure departamentuak bi mila bostean zehar

ondorioz legealdian zehar sarritan agertu egin duzue ertzaintzaren egiturak aldaketa sakonak behar zituela

modu egokian erantzun ahal izateko horrela ezarrita gelditu zen

eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria beltrán de heredia anderea zurea da hitza

mahaiburu anderea lehendakari sailburuok

andrea gai zerrendako bigarren puntua galdera lur etxeberria iradi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gurasotasun baimenak parekatzeari buruz etxeberria andrea zurea da hitza

eh bilduk jakin nahi du ea lehendakariaren iritziz ez al den gurasotasun baimenak parekatzeko neurri zehatzak hartzeko garaia eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

etxeberria andrea zuk aipatzen duzun helburu horrekin eta neurriak hartzen ari gara eta hartzen jarraitu behar dugu emakundek proposamenak egin ditu bide horretan eta bestetik familien aldeko inbertsio areagotzeko estrategia

legebiltzar honek legez besteko proposamena onartu zuen urratsak abiarazteko eta bide batez esango dut etxeberria andrea

jaurlaritzari dagozkion eskaerak bete egingo ditugu eta espainiako gobernuari baimenen erreforma integrala egitea eskatuko diogu

eskerrik asko lehendakari jauna etxeberria andrea zurea da hitza

orain arte ez du pausu bat bera eman gurasotasun baimenak parekatzen hasteko

jaurlaritzaren hitzetatik ekintzetara eta guk jarraitzen dugu esaten gurasotasun baimenak parekatzea posible da eta beharrezkoa da

ba halako amildegi badago jaurlaritza honen hitzen eta ekintzen artean

eta hiru ebidentzia aipatuko ditut lehenengoa da zuk aipatu duzuna

proiektu pilotu bat martxan jartzeko gurasotasun baimenak parekatzeko bidean eta gobernu hau sostengatzen duen taldeak pnvk

bigarren ebidentzia legegintzaldi bukaeran gaude eta oraindik eta orain arte jaurlaritzak ez du inolako urratsik eman norabide honetan eta hirugarren ebidentzia enplegu publikoaren lege proposamena honetan proposatzen duzue funtzionariei amatasun baimenak bi astez luzatzea eta aitatasun baimenak lau egunez luzatzea baimenak luzatzeko norabidean badoa bai

orain arteko baimenen logika patriarkala mantentzen du eta bitartean datorren astean egin duzue jardunaldi bat aitatasun eraldatzaileei buruzkoa oso ondo dago eta bertan hitz egingo duzue zeinen inportantea den

baina hitzak besterik ez dira eta hitzak haizeak eramaten ditu

eta hauek izan beharko lukete iraupen berdinekoak transferiezinak eta ehuneko ehunean ordainduak

gizonak ere inplikatu behar dutelako horretan eta beharrezko ditugulako pertsonen zaintzari eta ongizateari lehentasun emango dioten politika publikoak

gurasotasun baimenak parekatzearen eragina gainera haurren lehenengo hilabeteetatik harago doa

baina gaur egun haurrentzat etxea da desberdintasunen lehenengo eskola ikusten dutena ikasten dute eta zaintza partekatuaz hainbeste hitz egiten den garaiotan

neurriak gurasotasun baimenak parekatzea eta beharrezkoa da aipatu dituzu familia politikak babesten dituzuela indartuko dituzuela baina kontua da gaur egungo zaintza sistema ez dela justua

amatasun baimenetan eta kontziliazio politika patriarkaletan kontziliazio politikak batez ere oinarritzen direnak

eta batez ere emakumeei bideratuak ondorioz emakumeak etxera partzialki edo erabat diru laguntza hauen erabiltzaileen ehuneko laurogeita hamabia dira emakumeak

eta gaur egungo politikak eskasak dira eta norabide okerra dute

rol banaketa tradizionala indartzen dutelako eta kontziliazioa emakumeen bizkar uzten dutelako

gurasotasun baimenak parekatzea pieza garrantzitsua dela politika zaharren emaitzak ezagutzen ditugu politika berritzaileak martxan jartzeko garaia da eta pilota jaurlaritzaren teilatuan dago

eskerrik asko legebiltzarburu andrea etxeberria andrea

hitzak hitz eta eusko jaurlaritzak ez duela aurrera pausurik eman eta ebidentziak aipatu egiten dituzue eta ebidentziekin lotuta planteatzen duzu kontziliazioarena bueno kontziliazioarena dela eta nik bai

joan den astean izan genuen eztabaida honetan arrizabalaga andreak esan zizuna

lortu egin ahal izateko inposaketarena eta horrexegatik ezinezkoa izan zen zuek planteatutakoarekin adostera iristerik

gure eskumena esparruan urratsak ematen jarraitzeko

helburu bat da eta dakarren kultura aldaketa sustatzen jarraituko dugu gure helburua da jaiotza adopzio eta harreragatiko baimenen erreforma integrala lortzea

lan eremu pribatuan ere indartu egin behar dira horregatik eragile sozialen arteko akordioak ere bultzatuko ditugu beraz gobernuaren eskumen esparruan

neurriak hartzen eta proposatzen ari gara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hirugarren puntua galdera miren gallastegui oyarzábal

bilboko athleticen eta marseillako olympiqueren arteko partida dela eta

eskerrik asko gallastegui andrea eskerrik asko gallastegui

mesedez isiltasuna gai zerrendako laugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

bilbon izandako gertaera larrietan ertzaintzak izan zuen jarduketari

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria beltran de heredia anderea zurea da hitza

llanos anderea beltrán de heredia anderea zurea da hitza

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilboko athleticen eta marseillako olympiqueren arteko futbol partidan segurtasuna bermatzeko antolatu zen segurtasun dispositiboari buruz maneiro jauna zurea da hitza

incapacidad manifiesta eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lan prekarietate orokorrari aurre egiteko hartu beharreko

azkenaldian sarri entzun dugu egoera ekonomikoa hobetzen ari dela

herritarron euskal jendartearen kezka nagusia beste bat da horrela adierazten dute behin eta berriz egiten diren inkestak eta ikerketak enplegua eta lan prekarietatea dira kezka nagusiak eta logikoa da

datu hotzen atzean pertsonak daude eta pertsona hauek sarri bizi dutena

horrela enplegua sustatzea eta hori kalitatezkoa izatea hitzetan behintzat denon lehentasuna da egoera hobetze aldera baina argi dago enplegua sustatzeak eta honen kalitateak zerikusi zuzena daukatela egiten diren politika publikoekin edo egiten ez direnekin izan ere arlo ezberdinetan egiten diren politikek enpleguaren egoeran dute eragina enplegu arloan egiten direnak bai baina baita ekoizpen ereduari dagozkionetan lan harremanetan eta negoziazio kolektiboan edo hartzen diren erabaki ekonomiko finantzieroetan besteak beste

zer egin den eta non gauden zeintzuk diren erronkak eta batez ere zer egin behar den gainera azkenaldian entzun dugu hurrengo zortzi hamar urteetan hirurehun mila bat lanpostu sortzea aurreikusten dela jubilazioak gehienak

hein handi batean politika publikoen araberakoak izango dira eta datuak ere erakusten digute jendarteak arrazoia duela bere kezka nagusia enplegua eta lan prekaritatea direla azaltzen duenean

kezkatuta egoteko eta jaurlaritzak aintzat hartu beharko lukeela hau errealitatea ez da batere xamurra alde batetik langabezia iraunkortzen ari da eta errealitate honen atzean lehen esan bezala pertsona asko daude izen

batzuk asko gehienak bi urte baino gehiago daramatenak langabezian ez dutenak jada inongo lan saririk jasotzen ia ehuneko

hirurogei dira eta gazteen kasuan eskandalagarrizko langabezi tasa ehuneko berrogei inguru horretaz gain

pertsona guztiak langabezian daude aurreko urtean baino ehuneko sei koma sei gehiago

langabezian daramate bi urte baino gehiago eta bestalde sortzen diren lanpostuak gero eta prekarioagoak dira eta

eta gaizki ordaindutako kontratuak egitea

lan mundua eta lan baldintzak okertu dituzte prekaritatea areagotuz errealitate horren adibideak dira besteak beste azken hilabeteetan egin diren lan kontratuen ehuneko laurogeita hamairua behin behineko kontratuak izatea kontratuen ia erdiak

hamar kontratutik bederatzi hiru hilabetekoak denbora mugatuko kontratu partzialak gora egitea ia ehuneko

eta kontratu partzialen ehuneko hirurogeita zazpi koma sei emakumezkoak dira kasu gehien gehienetan hautatzen

honek gero dituen ondorioekin gainera bai pentsioetan adibidez edo beste gaixotasun bajetan eta abar eta abar lan erreformaren ondorioz

lanean daudenen ehuneko hogeita batak soilik ditu eguneratuta bizitzaren prezioa igotzen ari den bitartean soldatak mantendu edo jaitsi egin dira ehuneko hamara baino gehiago

hasi denetik jaitsi dira emakumeen eta gizonen soldaten arteko arrakala inoiz baino handiagoa da bi mila zortzitik hona hiru puntu

aldea lehen esan dugun bezala urkullu jauna errealitate hauek egiten diren edo egiten ez diren politika publikoen emaitza zuzenak dira hein handi batean adibide batzuk ipintzea besterik ez dago horretaz jabetzeko ere azken urteetan zerbitzu publikoetan

osakidetzan hiru mila gutxienez hezkuntzan

eta murriztu dira lan baldintzak okertu dira kontratazio publikoetan zer gertatzen ari da herri ekimen legegilea daukagu legebiltzarrean gobernu honek ez duena onartzen eta oztopo guztiak ipini diona zergatik orain arte bezala dirua

eta ondorioz prekarizazioa bultzatzen ari zarete diru publikoarekin ere bai gogoratzen duzu

bost euro orduko kobratzen dutenak hamabi ordu jarraian lan egiten dutenak eskubiderik gabe lurraldeko lan hitzarmena bete gabe hauek ere

politika publikoak dira ere enplegua sustatzeko eta mantentzeko

baina zer egin da planak eta planatxoak bai propaganda ere bai baina errealitateak esaten digu ez direla egokiak eta nahikoak izan langabezia

eta lanbideren bitartez bideratu beharreko formazioa orientazioa bitartekaritza inklusioa non daude lehen lan erreformak lan hitzarmenak eta negoziazio kolektiboa aipatu ditut zer egin da adibidez

ez are okerrago hori buru belarri defendatzen duen patronalari baldintzarik gabeko babesa ematen zaio eta zer gertatzen da industrian eta ikerkuntza garapena eta berrikuntzan

baina emaitza gutxi enpresa ertainak eta txikiak

eta azken urteetan gainbeheran gainera hauek dira

politika publikoak eta hauekin guk behintzat argi dugu langabezia pobrezia eta prekarietatea mantendu eta handitu egingo dira hasieran aipatu dut erabaki ekonomiko finantzieroek ere ondorio zuzena dutela errealitate honetan eta

lehendakari jauna arreta handiz irakurri ditugula eta harridura handiz hartu dugula zuk astelehenean adierazitakoa emandako

bi mila hogei besteak beste horrelakoak irakurri ditugu

zorpetzeko ahalmena erabiltzea proiektu estrategikoetarako funtsa sortzea hori da entzun duguna irakurri duguna zure

ongi etorri urkullu jauna eh bilduk defendatzen duena zure egiteagatik egun dauden politika publikoak aldatzea eta gainditzea ezinbestekoa da argi dugu

beste gauza bat esan duzu eta egin duzu eta adibide argiak ditugu bai politika orokorreko eztabaidan aipatu zenuena non

egonkortasun printzipioak zorroztasunez kudeatzea zen eta azken helburua enplegua hiru helburuetatik azkena enplegua edo

alderdiak egin zuen defentsan honi buruz esan dut ezinbestekoa dela politika publikoak aldatzea kalitatezko enplegua sustatzeko eta prekarietatearekin amaitzeko

eta indarrean ipintzeko eta hori da interpelazio honen helburua jakin nahi dugu zein neurri

lan prekaritate orokorrari aurre egiteko kontutan hartuz orain arte egindakoak ez duela lortu ez langabezia modu kualitatiboan
eta enpleguaren kalitatea hobetzea are gehiago prekaritatea da gaur egun indarrean duguna eskerrik asko arrondo andrea

mahai buru andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on uste dut gobernu honen eta

agerraldietan behin baino gehiagotan aritu garela ez bakarrik enpleguaz sortzeaz kalitatezkoa

hori beti azpimarratu egin dugu hilabetero bezala pasa den

enpleguari buruzko datu guztiak eman genituen batetik baikorra enpleguaren

eta bestetik kritikoa sortzen den lana askotan ezegonkorra eta eskasa delako bat nator zurekin arrondo andrea

hau behin eta berriz adierazten dugu eta kalitatezko errekuperazio hori gure nahia

zurea bezala baina gure borondatea gainditzen duten kanpoko faktore ugari daude gobernu honen atako bandan ni nire herriko ondarrun espresio bat erabiliz kanpoan

eragina daukate lan baldintzetan zuk zeuk ondo ezagutzen duzu faktoreak baina zure galderari erantzunez

lan prekarioan eragin nabarmena daukan elementuetako bat indarrean dagoen lan normatiba da legea

beraren alderdi asko direla eta izan ere kontratazio tenporalak enplegu ematen dutenei muturrerako neurriak

arrondo anderea gobernuak eragiten dituen beste faktore batzuk ere

akordioak bultzatuz parte bien borondateak

langile eta enpresen arteko baldintzak akordatzen

kontratuen formulak negoziaketa kolektiboan akordio bihur daitezke horrek muturreko jarrera batzuei

eta enpresa buruaren gaitasuna murriztu kontratazioan

baina esan beharra daukagu derrigorrez hemen ere zailtasun handiei aurre egin behar

gobernua ez da negoziazio kolektibo pribatuan parte bere

eta elkarrizketa bideak luzatzea lortzeko askotan ikuspuntu antagonikoetan baina

laburbilduz gure lana esparru honetan eragile sozialak sindikatuak eta enpresak bultzatzea eta animatzea da

eduki hauetan ekinak izan bagara eta urteak daramatzagu ez dugu etsiko zaila da baina ez ezinezkoa enplegu eta gizarte politiketako saila eginbehar hau gauzatzen ari da

eragileekin izandako kontaktu puntualak bultzatu nahian

negoziazioa eragile sozialen artean eman behar da eta haien jarrera

ezagutzen duzue bai batzuena bai besteena edozein akordio lortzea oso nekeza

akordio puntuak baino ulertzekoa da eta ulertzen dugu egoera ekonomikoak denoi eragiten digula baina muzin egiten diogu
erabiltzen ez duten jarrerei interes komunak lehenetsi beharrean eskerrik asko toña jauna

toña jauna ondo goaz edo

egiten dugu eta arrazoia duzu hainbat gauzetan baina ahal duguna egiten dugu eta ez da nahikoa ez da nahikoa inolaz ere ez

zertxobait hobera egin dutela baina ez da nahikoa zeren gainera sortzen den enplegua guztiz prekarioa da eta langabezi maila hori igotzen ari da oso poliki

egoera berdintsuan egongo gara horregatik esaten dugu egonkortzen ari dela langabezia eta berriro ere planaren azalpena

hasi etxetik zuk gaur erantzun didazu ikuspuntu batetik enplegu eta gizarte politikakoa nik interpelazioa lehendakari jaunari egin diot egin diot orokorrean hitz egiten dudalako prekarietatearen inguruan

esparru pribatuan ematen dena baita ere etxe barruan ematen dena zerbitzu publikoetan ematen dena eta horregatik ez da sinesgarria esaten diren hainbat gauza

aukerak daude beste politika publiko batzuk egiteko eta ez dira egiten

eta aipatu dut zerbitzu publikoetako langileen egoera eta ondorioz kalitatea eta abar eta abar eta horregatik ez zait nahikoa iruditzen zeren esan dudan bezala kanpoko faktoreak egon badaude

onak direla eta bete behar direla eta defizit mugak bete behar direla edo esateko

oker ez baldin banago astelehenean austeritate politikarekin amaitu egin behar dela

eta arriskuan ipintzen duelako gure pertsonen gizartearen bizi baldintzak hurrengo urteetan bi iritzi ezberdinak dira guk entzun ditugunak jaurlaritzaren aldetik eta lehendakariaren aldetik orain arte eta

bada behintzat eta horretaz ari ginen hitz egiten eta ez bada gu bakarrik esaten dugunak arazo larri baten aurrean gaudela prekarietatearen aurrean gaudela

lau pertsonak sinatu zuten iritzi artikulu bat esaten zuten

ekonomikotik irteten ari garela diote baina hainbatek dioten bezala gizarte krisia hasi besterik ez da egin eta horretaz ari gara hitz egiten gizarte krisi horretaz eta horrela jarraitzen baldin badugu

beste norabide batean beste politika publiko batzuk egiten

larriagoa izango da hurrengo urteetan horretaz ari gara hitz egiten negoziazio kolektiboa aipatu duzu lan erreforma argi dugu lan erreformak oztopo bat gehiago ipini du bide horretan bai kontratazioetan bai esparru pribatuan bereziki bai baina jaurlaritzarik ez da eman pausu txikiena ere zerbait gehiago egiteko

ezta ere kontratazio publikoetan beraz ezin da beti kanpora begira beste batzuen ardurapean gauzak utzi etxetik hasi behar da eta horretaz ere hitz egiten ari gara eta guk

eta da pertsonen beharrak direla lehentasuna eta hori bermatzeko egin behar direla beharrezkoak diren politikak eta ez alderantziz politikak hor daude agintzen digute batzuetan madriletik eta beste batzuetan bruselasetik eta zer egiten dugu

orduan guk uste dugu pertsonen beharretara egokitu behar direla politikak eta ez alderantziz

lehendakariak erantzun guk ikusi dugu ez dakigu okertuta ala ez

asteleheneko adierazpenetan austeritateari buruz edo defizitari buruz esandakoak ez dira hemen aldez aurretik behin eta berriro esandakoak

aurrerantzean hemen ere ikustea beste proposamen batzuk ekartzen ditugunean eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar mahaiburu anderea zuk ere beti esaten duzu berdina

kalitatezko enplegua sortzeko lehenik enplegua sortzen hastea ezinbestekoa dela onartuko didazu

eta honen harira aste honetan bertan eman ditudan datuak gogora ekarri nahiko nuke euskadin lana sortzen ari da

otsaila hilabete txarra izan da enplegurako bai bi mila hamabostean eta bai bi mila hamaseian otsailaren enplegu datu

gutxika lehendakariak esaten duen bezala izan dugu

nabaritasun berezia lortzen du espainiar datuak txarrak

beste datu bat duela urtebete

gaur ehun eta berrogeita hamalau mila dira hau da ia ehuneko hamar gutxiago

baina aurrera goaz duela hilabete enplegu eta gizarte politiken sailak

hogei euskal enplegu estrategia gauzatzeko

espero dugu estrategia honetan erakunde arteko batzorde batek lan egiten du lehendakaritzak koordinatua eta diseinuaren estrategian hurbilen dauden gobernu esparruak parte hartzen dute hala nola teknologia berrikuntza

enplegu eta lana ekonomia eta aurrekontuak eta lanbide heziketa sailburuordetzak eta lanbideren zuzendaritza orokorrak jakina sindikatu guztiekin hitz egin dugu eta enpresarioarekin eta denak egongo dira nahi dutenak parte hartzen estrategia hau egiten para este gobierno

are gehiago elkarrizketa sozialeko mahaian adostu zen urtarrilean hamabostean

eta hausnartzearen beharra behin aurrekoa indar gabe gelditu zenean eta behin

gauzatu zenean aipatutako akordioan oinarri batzuk adosten ziren gogoeta prozesuak gauzatzeko haien artean aitatzeko moduak sei azpimarratuko ditut

jasangarria eta inklusiboa euskadik bere lehentasunezko sektoreak eta garapen ekonomikoko bektoreak definitzea klabe estrategiko eta operatiboak aztertu jadanik

daudenak eta enpleguaren esparruarekin zerikusia dutenak formazioa eta heziketa

eta seigarrena enpleguaren etorkizunean eragina izango duten esparru guztiak etxe barruan arrondo andrea kontratazio publikoan gu gure lanak egiten ari gara

zuentzat ez nahiko guk ahal duguna ahal duguna momentu honetan atzo bertan egon nintzen ni hortaz

hau guztia bereziki gure gazteentzako eta gizartearentzat orokorrean kalitatezko enplegua sortzeko helburuarekin horregatik oso garrantzitsua da estrategiaren definizioaren ekarpenarekin dokumentuak hobetuko duten eragile guztiek bat

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina arnaldo otegi espetxetik irtetea dela eta antolatu diren ekitaldiei buruz

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

en la trinchera eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eta bi irizpide aplikatuko ditu jaurlaritzak lege irizpidea eta zentzu ona fiskalak eta epaileak onartu egin dituzte ekitaldi hauek bilera eta manifestazio eskubideak babestuz
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko administrazio orokorrean berdintasun plana egin gabe

eskerrik asko sánchez anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señora sánchez

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina gamesa eta siemens enpresen arteko balizko fusioa dela eta gamesaren erabakigunearen etorkizunaz casanova jauna
zurea da hitza kaixo egun on guztioi

beste kasu batzuetan kanpoko kapitalaren sarrerak kolokan jarri du etorkizun ekolotura bertako ehun produktiboarekin nahiz eta momentuz erabakigunea hemen mantendu erabakiguneen ihesaldia prozesu honek ekonomiaren sektore guztiak ukitu ditu besteak beste zerbitzuak bankak teknologia edo industria

ibermática cementos lemona edo sidenor edo beste batzuk aipatu ditzakegu

lotura kolokan jartzen du euskal ehun produktiboa makalduz izan ere maizegi

erabakiak urrun hartzen direnean gainera erabakiguneen deslokalizazioak

irizpideei atea irekitzen dio zeinak ondorioz larriak eduki ditzake

neurri handi batean arcelor multinazionalaren kudeaketa eskasari lotua testuinguru honetan ezagutu dugu gamesa eta siemens enpresen arteko fusiorako edo siemensek gamesa erosi nahi duelaren berria

euskal enpresa industrialik handiena behintzat burtsa kapitalizazioari dagokionez uste dugu enpresa honek

horregatik galdera hau luzatzen diogu sailburuari jaurlaritza ba al dago lanean gamesa enpresak euskal herrian bere erabakigunea mantentzea bermatzeko

prozesuaren harira eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

casanova jauna zuk diozun bezala gamesa korporazioa erreferentziazko enpresa da euskadin ez bakarrik eraginagatik edo bere lanagatik baizik eta hornitzaileengan eta kate oso batengan duen eraginagatik

eta bere inguruan dauden guztiak mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian sortutako enpresa da gaur egun

jakin dugu gamesa korporazioa siemensekin fusio batera doala ez da bata bestearen erosketa fusio bat

eta taldeen arteko harremanean dago gaur egun egoera

eramaten ari dira hainbat eta hainbat harreman beraz zehaztasunak jakingo ditugu beraiek nahi dutenean baina hori ez dugu

enpresa hau euskaditik joateak izango lukeen garrantzia beraz beraiekin zuzenean harremanetan gaude ez bilera bat esporadikoa baizik eta

zertarako aipatzen zenuena nolabait bermatu ahal izateko eta bideak bilatzeko

produkzio guneak hemen mantentzeko eta ikerketa gunean orain ditugun bezala hemen mantentzeko eta noski

kate oso horrekin dagoen lana bermatu ahal izateko ez bakarrik orain dagoena bezala baizik eta fusioaren ondoren siemensekin egon daitekeen

lana hori da une honetan ari garena eta nik uste dut gamesa eta iberdrola sentsazio honekin eta

eta zentzu horretan konfiantza daukagu hau ondo bukatuko dela eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok aurreko azaroaren hamabian hain zuzen ere proposamen akordio batera heldu ginen

proposamen baten ildotik eta eusko jaurlaritzari eskatzen

horretan programa berezi bat enplegua sustatzeko araban egoera larri ahul batean dauden herrietarako egin dezala

programa berezi hori ez dagoela eginda eta horrexegatik interpelazio hau egiten diogu sailburuari ganbara

legebiltzarkideok egun on guztioi garrido andrea zuk ondo azaldu duzun moduan abenduko hogeita hiruko bederatzi barra bi mila hamabosteko legean euskadiko erkidegoko

eta bertan legebiltzarreko zuzenketa baten ondorioz sortutako partida bat jaso da non lanbidek laguntza nominatibo baten bidez

ekonomia kaltetu dituen zonaldeetan enplegua sustatzeko ekimenak martxan

ondo esan duzu ere idatzitako galdera bat egin zenidala eta erantzunean zera adierazten nuen

diru laguntza jasotzen duen erakundeak prestatu behar duela ekintzen plana eta ekintza hauek bideratzeko eta

proposamen ekonomikoa beraz arabako foru aldundiak aurkeztuko dio lanbideri landu duen ekintza plana

eta atzo bertan jaso genuen foru aldundiaren proposamena bidalitako erantzunean ere esaten nizun garrido andrea

izan diola aldundiak oion amurrio eta laudioko udalekin antolatuta dituen bilera guztietara bilera hauetan ekimen hauen berri ematen zen eta aldundiak udal

lekuko ekimenak lantzeko eskatzen zien horretaz gain gaur bi mila hamabosteko azaroaren hamabian legebiltzar honetan onartutako agindua beteko dudan galdetzen didazu eta nik behar dizut are gehiago ehun

legez besteko proposamenean jasotzen dena dagoeneko betetzen

que le corresponde eskerrik asko garrido anderea toña jauna zurea da hitza

señora merino uste dut garrido

idatziz emandako erantzunarekin eta agerraldi honetan azaldutakoarekin bi mila hamaseiko partidan helburua zein den ondorioz gurea

partida horrek ekonomiak gehien kaltetu dituen zonaldeetan dagoenetako burutzen ari diren ekimenak indartzera bideratu behar dela

irregulartasunei buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta barkatu garrido

baita batzuetan rajoy nik baino esperientzia gehiagorekin batzuetan horrelako gauzak egiten ditu ikusirik

erabilera gaur bertan prestazio hauen azalpena emateko legebiltzarrean agerraldia eskatu dudala esaten hasi nahi dut

pentsatu nahi dut diru sarrerak bermatzeko sistemaren inguruan hitz egiten dugunean denok

sistema honek milaka pertsonengan duen

hori horrela izan da kuestio honen inguruan zorroztasunik gabe hitz egitea arduragabekeria dela uste dut eta

revisiones dos mil trece sei mila bostehun eta hirurogeita hamazazpi bi mila hamalau zazpi mila bederatziehun eta hogeita zazpi bi mila hamabost hamar mila bederatziehun eta hirurogeita zazpi revisiones

toña jauna zurea da hitza eskerrik asko

nuestro sistema de garantía de ingresos para la inclusión social gizarte kohesio guztion ondarea da eta honen alde egon beharko genuke

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadiko lan ikuskaritzan sei lanpostu berri onartu gabe egoteari buruz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lan ikuskaritzako lanpostu hauek sortzeko prozesua martxan dago

sánchez andrea prozedura bikoitza jarri behar izan dugu abian horretarako

erkidegoaren eskumenekoak diren gaietan lan arloko arauak behar bezala betetzen dira beraz gure ardura da duda barik eta gaur lan baldintzak edo lan arriskuen prebentzioa beste batzuen artean

eta horretarako beharrezkoak diren medioak jartzeko erantzukizuna guk

eta seguru egon horrela bagaudela egiten

jakinda momentu honetan prozedura hau oraindik ez dela amaitu

amaitzear dagoela eta hile bateko epean

amaituta egotea espero dugu nik espero dut

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

isasi jauna zurea da hitza legebiltzarreko

eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on isasi jauna estatuko administrazioak errekurritu egin zuen tolosako udalbatzaren bi mila hamalauko akordio bat

auzibidea abian jarrita lehenengo donostiako epaitegiak eta ondoren euskadiko justizia auzitegi nagusiak epaiak eman zituzten eta baliorik gabe utzi zuten tolosako udal ordenantzako hogeita hamargarrena artikulua udalek euskararen normalizazioan dituzten konpetentzian

eskumen horiek udal lege proiektu berrian aurreikusita baitaude

euskararen sustapena behar beharrezkoa da euskararen normalizaziorako halaxe dio euskararen legeak eta halaxe erakutsi digute euskararen alde

nolanahi ere euskararen sustapenak gizarte bizitzako beste edozer gauzak bezala bere muga dauka zaindu beharreko ezinbesteko baldintza baitauka

euskararen erabilera normalizatzeko legeak dionari jarraiki herri administrazioek herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dituzte eskubide horiek

eta administrazioei dagokigu eskubide horiek betetzea eta betearazten direla ziurtatzea hau da administrazioek ez dituzte eskubideak obligazioak baizik herritarren eskubideak bete daitezen

eskerrik asko legebiltzarreko lehendakari andrea kontua

ez dut uste hemen berdin aplikatzen direnik batzuei eta besteei

galdera da egokitu behar al dugu gure hizkuntza politika garaian garaiko

apeta edo nahikarietara hori da galdera adibidez atzo bertan jakin izan genuen espainiako gobernu ordezkariak bizkaiko ea udalaren aurkako helegitea jarri duela udala

izana salatzeko gobernu ordezkariak

udalak dituen eskumenak gainditzen dituela sailburuak jakingo du noski

tolosa bera ere arnasa gunea kontsideratzen diren horietakoak direla hau da udalerri horiek gehienak txikiak mankomunitatea sortu zuten euskeraren erabilerari eusteko

ahalbidetzeko hala ere sailburuak ere jakingo du udalerri euskaldunenak izan direla hiztunak eta euskaldunen proportzioa galdu dutenak azken hogeita hamar urteetan zentzuek eta udal erroldek horrela erakusten dutenez

ez dago behar besteko berme juridikorik

horrek erakusten du tolosako kasua horrek erakusten du eako kasua eta horrela luza gintezke zazpiehun baino gehiago helegite aztertzeko guztiak

erabileraren aurkakoak guztiak udalen

eskumenen aurkakoak guztiak jaurlaritzak indarrean ustez jarri nahi duen euskeraren normalizazioaren aldeko politikaren kontrakoak

eztabaida hauekin antza ez da sekula amaitzen eta arrazoi dute ez dago hilabeterik

erasorik gabe udalerrien kontrako helegiteak ez badira zerbitzu publikoen euskeraren erabilera dagozkiola haur eskolak euskaldunentzat ukatzea

jaurlaritzak iradokitzen du euskaldunon errua dela

zure gobernuak sailburu andrea ez du ezer eraginkorrik egin

erasoak eteteko helegiteak bata bestearen atzetik etorri dira eta

baina kasurik gehienetan kaltea atzeraezina izan

baina gu ez gara nekatuko eta berriz ere eskatuko dugu euskeraren erabilera gauzatu ahal izateko berme juridikoa

legea alda dezagun dramatiko egia naizela esaten didate ez da hitz egokia

gertatzen dena nazkagarria dela guk behinik behin nazkatuta gaude

isasi jauna euskadiko justizia auzitegi nagusiaren epaia guretzat gustukoagoa

baina ez da zuzena euskararen normalizazioa oztopatzen duela esatea sententziak ez du trabarik jartzen tolosan eta beste udalerrietan euskararen erabilera sustatzen jarraitzeko

eta horretarako hizkuntza ofizial biak maila berean jarri ditu badira epai horretan azpimarratzea merezi duten baieztapenak bertan behera utzi duen

artikuluan bada lerroalde bat legezko jotzen duena

euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren adierazpenetan eta batez ere ahozkoetan

lehentasuna euskarazko adierazpenez jabe litezkeenak elebidunak baitira

espresuki aipatzen baita ontzat emanez hizkuntza propioa sustatzeko neurriak hartzea gehiago oraindik

ere ontzat ematen du kasu epai horretan adierazten dena da herritarrek eskubidea dutela bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkezteko dokumentuak administrazioari adibidez memoriak euskaraz edo gaztelaniaz eskubide hori babesten du hori egitea ez da euskararen sustapena oztopatzea

eta administrazioak euskara bultzatu behar du baina beti ere herritarren eskubideak errespetatuz eskerrik asko

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskararen ezagutza era ofizialean egiaztatzeko sistemaren birformulazioari buruz

eusko jaurlaritzako euskara egiaztagirien jarraipen batzordeak bi mila hamabostko

euskararen gaitasuna egiaztatzeko azterketen analisia egitea eta azterketa hori egiteko batzorde bat eratzea bilera horretan egon ziren administrazioan euskararen edozein ziurtagiri ematen duen organoetako ordezkariak

ertzaintza osakidetza justizia eta hor aztertu zituzten besteak beste hizkuntza politikarako sailburuordetzak gai eramanda egiaztatze sistema osoa hobetzeko zer egin liteke eta bertan zehaztu ziren aztertu beharrekoak

egokitzea ebaluazioan komunikazioari pisu handiagoa ematea ala ez

eta zer balio eman dakiokeen beste gai batzuen artean esan beharra dago azterketa hori euskararen agenda estrategikoaren eta

euskararen agenda estrategikoa bi mila hamairu bi mila hamasei dokumentuak honako hau jasotzen du

deialdiak eta prozesuak koordinatzeko eta sistema bateratua urratsak egiteko

eta hobekuntzak praktikara eramateko betebeharra jasotzen du ondorioz eusko jaurlaritzak oso argi izan du egungo sistemaren inguruko hausnarketa beharrezkoa zela horregatik hain zuzen ere erabaki zen lan talde bat eratzea eta egia esan lau hilabete hauetan lan asko egin da gai honen inguruan adituek hainbat bilera egin dituzte gaurko egoera sakon aztertzeko

eta laster emango dio egindako lanaren berri baliokidetzen batzordeari eta ondoren eskatu bezala legebiltzar honi eskerrik asko

adituen lan taldearen bileretan gaurko egoera sakon aztertu da proba desberdinetan lortutako emaitzetan agian eragina izan duten arrazoietako batzuk azaldu dira eta erakunde egiaztatzaileek etorkizunari begira kontutan hartu beharreko zenbait gomendio tekniko landu dira

arabera datorren astean adituen lan taldeak bere ondorioen berri emango dio jarraipen batzordeari ondorio horietatik eta gero geroagoko analisi eta eztabaidak habiatuta eusko legebiltzarrari helaraziko dion txostena egingo du baliokidetzen jarraipen batzordeak

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina bi mila hamaseiko otsailaren hogeita bostean marseillako olympique taldeko hainbat zaletuk bilbon eragindako istiluei buruz
arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea arratsalde on denoi

gai hau istiluen aurkako ertzaintzaren jarduna pasioak pizten dituenak era lasai eta eraikitzaile jorratzen konturatzen naiz asko izango direla bere helburua betetzen duten operatiboak eta bakarrik eztabaidatzen dugu helburu hori betetzen ez duten

gainean herritarren begietara helburua betetzen ez duten operatiboen gainean

markatu nahi dut pixka bat zein den helburu hori ez zuk sailburu andrea esan duzu

mantentzea edo babestea eta ados nago hori gertuko helburua delako helburua izan beharko luke kirolean

erradikatzea eta hor saiatuko naiz kokatzen gure kezka nola egin dezakegu prebentziotik horrelako jarrerak

eskerrik asko mahai buru andrea señor arzuaga ohi dutenez buruzagi eta arduradun polizialek aztertu dute zehaztasunez bilbon gertatu zena une batez labur batez marseillako eta bilboko futbol zale batzuk aurrez aurre topatu eta elkarri

joera oldarkorra erakutsi zuten hainbat lekutan baina ez zen

ertzaintza egun osoan eta une horretan ere adi gertu liskarrak eragozteko prest zegoelako eta hala egin zuen gehiago ekidin zitekeela bai noski zergatik

neurri handiak jarri arren norbaitek edo norbaitzuek kalte egin min egin nahi dutenean den dena ekiditea zein zaila den ia ezinezkoa dela ez esatearren eta bilbon

prest zegoen jendea ibili zen gutxi izan ziren baina egin nahi zuten eta ertzaintzak zeukan antolakuntza eduki izan ez balu liskarrak larriagoak izango ziren

andrea arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko esaten didazu ertzaintzak

andrea zurea da hitza eskerrik asko

kirol arloan ere denok jokatu behar dugu

alde eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun sailak kudeaketa klinikorako unitateen inguruan dituen egitasmoei buruz
ubera andrea zurea da hitza legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

eguerdi on guztioi bueno gaurkoan ezagutu nahi dugu osasun sailak duen egitasmoa

unitateen inguruan hori da gaurko interpelazioaren xedea legegintzaldia aurrera doa eta jada azken txanpan sartuak gaude eta gai honen inguruan dugun informazioa oso kontraesankorra da

osasun sailak esaten digu agerraldi desberdinetan horrela egin du beraiek ez dutela martxan jarri kudeaketarako unitate klinikoak baina bestetik beraiek igorritako informazioetan agerian geratzen da

abian jarri dituztela eta batzordetik pasa diren hainbat osasun profesionalek ere horrela berretsi dute eta baieztatu dute unitate hauek martxan direla horri gehitu behar diogu aurreko gobernuak alderdi sozialistaren gobernuak bi mila hamabiko

hogeita hiruko osakidetzako administrazio kontseiluan kudeaketa klinikorako

eta funtzioetan dagoen madrileko gobernuaren

badaukagu alegia beste errege dekretu baten proiektua unitate funtzioa omen da funtzio klinikoa eta antolaketakoa kudeaketa funtzioa integratzea autonomia eraginkortasuna optimizazioa eta zerbitzuaren kalitatea helburu izanda eta hauen osaketa erakunde sanitario integratuen barruan

eta aukera ere irekita uzten da erakundeen artekoak ere izatea

multidisziplinarrak sortzea zen helburua badakizue gu lantalde

ados gaudela ados gaude autonomiarekin eraginkortasunarekin optimizazioarekin zerbitzuaren kalitatearekin nola ez baina

ez gaude ados printzipio hauek beste helburu batzuk inplementatzeko mozorro izatearekin horrekin ez gaude ados

zerbait ondorioztatu behar baldin badute zera da

eztabaidak irekitzea prozesu parte hartzaileak profil ezberdinetako profesionalen arteko elkarlana bideratzea eta zoritxarrez horrelakorik ez dugu ikusi eta ikusi izan direnetan errotik moztu izan dira lantalde horiek bestetik ikusten dugu autonomia erabiltzen dela irudikatzeko horizontalitatea baina ematen den fragmentazioarekin

kontrol publikoa saihestu nahi dela eta erabakiak esku gutxi batzuetan jarri nahi direla horrela irizpide subjektiboetan

edota ekonomikoetan oinarritutako erabakiak areagotzeko adibidez botika bat edo beste sartu ahal izateko

interesen arabera kontratazioetan entxufismoak errazteko unitateko burua esparru pribatuan

okerra eta gaiztoa egin daiteke erakunde sanitarioen lausotzea ekar dezake eta indibidualismoa eta espezializazioan sakontzea alegia hau da

eta aldi berean unitate hauek inplementatzen ari dira eta ikusten dugu fragmentazioa gero eta atomizazio handiagoa eta horrek bere arriskuak ekar ditzakeela eta horri gehitu behar diogu

helburuak betetzeagatik pizgarriak hau da nola uler daiteke

motibatzeko gainera pizgarri batzuk eta ordainsari batzuk izatea eta lagun dezake ere austeritate politikak martxan jartzea indar gehiagorekin baldin eta

aipatu dudan helbururako erabiltzen bada eta zalantzarik gabe pribatizazioari atea ireki diezaioke eta

eragileen araberako interes eta borondatearen baitan nahiz eta osasun sailaren eta osakidetzaren borondatea politikoa ez izan hau da

osasun sailak edo osakidetzak pribatizaziorako helbururik ez izatea

behean daudenak eta unitate horien buru daudenak hori egiten baldin badute

galtzearekin ikustea besterik ez dago zer gertatzen ari zaigun anbulantzien osasun garraioaren sektorean ez da egongo inor ezta lehendakaririk ere

inertziarekin eta horrek hartuko duen abiadurarekin benetan

gara eta beraz osasun esparrua negozio esparru bilakatzeko beste aurrerapauso bat eman

eta gure taldeak osasun sistema publikoa negozio iturri negozio esparru ez du bilakatu nahi iruditzen zaigu guztion ondarea dela bermatu behar dugula sistema publikoa estaldura soziala eta

hori gure esku dagoela benetan blindatzea eta bermatzea eta kezkatzen gaitu eskubide horri erantzuteko antolatzen diren antolaketa eredu eta egiturak zer ondorioztatu dezaketen eta horregatik kezkatzen gaitu

unitateen funtzionamenduak eta horrek zer ondorio ekar ditzakeen baldin eta

erabilera eta horren atzean egon daitezkeen interesen arabera horregatik gaurko interpelazioaren bidez jakin nahi genuen eta jakin nahi dugu darpón jauna

zeintzuk diren osasun sailaren egitasmoak antolakuntza eredu honi

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

interpelazio hau hainbat galdera egin ostean dago erregistratuta hain zuzen ere bi mila hamabosteko abuztuan

interes pribatuaz hitz egitean oker aipatzen dituzu sistema osatzen duten profesionalak gainera zalantzan jartzen duzu

laburbilduz dela hogei urtetik egiten da kudeaketa klinikoa osakidetzako zerbitzu eta unitateetan gainera osakidetzako

argituko bazenit non ikusten dituzun arazoak ez bada noski jakintza oinarririk gabeko zure diskurtso demagogiko horietako

izan genitzakeela iritzi diferenteak izatea egokia ona da ez didazu erantzun baina zure erantzunetik ulertzen dut abian daudela kudeaketa klinikorako unitate hauek

poztekoa da jakitea zein den osasun sailaren jarrera

eskubidea da egoki ikusten dugunean nahi ditugun ekimenak eta proposamenak ekartzea hori da parlamentu honen funtzioa

eztabaidatzeko gobernua sostengatzen duen taldeak oztopoak jartzen dituen eta atzera botatzen dituen

honen xedearen kontra bestetik eta hainbatetan ere eta askotan errespetu faltan jauziaz bai talde parlamentario honekiko eta bai parlamentu honekiko

egokiak iruditzen zaizkigu baina benetan multidiziplinarrak direnean benetan eztabaida hori eta erabaki horiek guztien artean hartzen direnean eta benetan

zintzotasun bat dagoenean eta ez denean kontrol publikoa lausotzeko eta ikusten ari garena da hemen

martxan eta abian jarri diren funtzionamenduak direla kontrol publikoa saihesteko eta gure lana da kontrol publiko hori ezartzea

osakidetza eta sistema publikoa eta diru horren erabilera egokia egitea behar beharrezkoa da beharrezkoa da baita ere

herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaintzeko hori delako gure helburua

kudeaketa eredu horrek egiten duena da hurbildu kudeaketa klinikoa eta funtzionamendurako gestioa guk esango genuke kontrakoa egiten duela kontrakoa egiten duela baina gainera zein irizpiderekin jarri dituzu abian hori da ez duzuena argitzen eta badakigu badakigu profesionalek beraien soldatak dituztela baina ikusten ari gara hemen beraien betebeharrak betetzeko

jartzen direla eta hori zerbitzuaren kalitatearen kontra doa hori ez da diru publikoa behar den bezala kudeatzea eta eraginkortasunez eta hori ez da autonomia eta hori ez da benetan osasun sistema publiko baten funtzionamendu egokia hemen behin eta berriz ez dagoenean erantzunik demagogia egiten dugula

egiten duzue zuek beti pertsonak helburu lelo horren azpian bitartean bitartean ari zaretenean

pribatizazioa areagotzeko herritarrekiko arreta

urruntzeko eta ikusten ari garena horrek kalitatean eragin zuzena daukala ikustea besterik ez ikustea besterik ez antolaketa multidiziplinar horiek talde multidiziplinar horiek abian jarri diren tokietan

guztiz profil ezberdinetakoekin zer gertatu den joan gaitezke berriki debabarrenean zer gertatu den ikusi dugu zer egiten den orduan zein da benetan helburua zein da benetan helburua

ukatzen profesional guztien zintzotasunez guretzat medikua izan

zeladorea izan guztiak guztiak merezi dute errespetua guztiak eta gure lana izan beharko litzateke ahalik eta baliabide egokienak jartzea bat beraiek bere lana egin dezaten eta beraiek erabakiak ahalik eta baldintza egokienetan har dezaten

publikoarekin kontrol publikoarekin ari garelako guztiona den diruarekin jokatzen eta ezin dena izan da jefea izan osakidetzan

adibidez nik maneiatu itxaroten zerrendan eta nola

zuk lana egiten duzu esparru pribatura edo eta

eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

antolaketa egiturak osatzen dituzten pertsonen balioei dagokienez ez izan zalantzarik artatzen dituzten pertsonak direla haien zereginaren ardatz
eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua interpelazioa

bederatziehun eta berrogeita hamalau barra bi mila hamabost dekretua

eguerdi on eskerrik asko mahaiburu anderea señor consejero

roncal andereak emandako datu okerrak argitzea

sailburu jauna gai zerrendako hemeretzigarren galdera galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun publikotik donostiako institutu onkologikora bideratutako jarduera sanitarioari buruz

roncal anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko roncal anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

interpelazioa cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

buruz ruiz anderea zurea da hitza isiltasuna

eskerrik asko ruiz andrea zurea da hitza

oregi andrea a ver

a ver mesedez ez daukazu hitzik es que ez daukazu hitzik alusioz pertsona bati

ez dago alusioa hori ez dizu esan ez baduzu ondo ulertu hori ez dizu ez daukazu hitzik llanos andrea ez daukazu hitzik

ez daukazu hitzik gai zerrenda agortu denez